eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea

andrea dakizuen bezala gobernu kontseiluak orain dela gutxi dekretu bat onartu zuen hain zuzen ere

gure enpresak arazoetan zeuden enpresak enpresa txikiak eta ertainak enpresari indibidualak esaten dena eta profesionalak eta autonomoak euskadin dauden profesionalak eta autonomoak nolabait laguntzeko fondo honek

eta hasiera batean hirurehun milioi jarri dira martxan gero beste hirurehunak jartzeko asmotan como comentaba

obligación de la administración buscar fórmulas eskerrik asko lópez de ocariz anderea denbora amaitu zaizu erantzuteko tapia andereak dauka hitza

igor lópez de munain ganuza eh bildu taldeko legebiltzarkideak

gure iritziz egoera horren aurrean proiektu horiek ezbaian jartzen dira eta gizarteari gustatuko litzaioke ezagutzea zein den beraien egoera zehatza

jaurlaritzari eta zein kostu izan duten hablo por ejemplo

jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko berriro presidente andrea
lopez de munain jauna uste dut galdera zehatza zela

iragarri den egoera kezkagarri horren aurrean zein neurri hartuko ditu jaurlaritzak hiriko proiektuaren inguruan baina bide batez galdetu dizkidazu ibil mercedes horiek uste dut ez direla gaurkoak eta ez dizut horiek erantzungo inolaz ere hirikori buruz ari ginen eta jakin beharra dago hiriko proiektuak etapa desberdinak dituela

paradigma aldatzeko gaitasuna zeukalako bai hiriko hirietan ematen den mugikortasunari helduta baina baita ere ikerketari

nolabait bi zutabe horiek zituen proiektuak eta ditu oraindik ere ez ditugu ahaztu behar

auto bat egitea baizik eta ideia berritzaile bat jartzea hiri mugikortasunaren inguruan eta beste alde batetik paradigma aldatze horrekin batera

bete dira inongo zalantzarik gabe hortik aurrera tokatzen da prototipoak osatzea eta prototipoetatik industrializatzea pasatzea

eso es lo que yo quería saber eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria tapia andereak dauka hitza

hain zuzen ere lópez de munain jauna ikerketako

orain non dago proiektua bere kronograman dioen bezala uda aurretik zer egin behar da lehendabiziko prototipoa martxan jarri ez martxan jarri bakarrik prototipoa martxan egon daiteke homologatu egin behar da cualquier iniciativa de estas merece

eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina jaurlaritzak bi mila hamabiko urriaren hamabostean onarturiko

lehendakari jauna sailburua legebiltzarkideok egun on sailburu jauna

paperik gabeko atzerritarrek etxebizitza jabegoan eta alokairuan eska zezaketen etxebiden aipatutako agindua indarrean jarri eta gero

galdu dute horregatik galdetzen dizut eusko jaurlaritzak aurreko gobernuak onarturiko aginduari eutsiko dio ala ez

blanco andrea erantzuteko aburto jaunak dauka hitza

bai eskertzen dizut azalpenak baina ez didazu erantzun eta

atzerritar horien egoera eta are gehiago jaso duten gutuna

eta murrizketak gizarte laguntzetan ere gertatu dira

laguntzak jasotzeko errolda epea urte batetik hiru urtera igo da besteak beste

interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina guggenheim bilbao museoaren ibilbidea aztertzeko eta

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andreak dauka hitza

presidente andrea legebiltzarkideok bi mila hamalaueko abenduan

akordioaren hasierako epea guggenheim fundazioak mila bederatziehun eta laurogeita hamalauean sinatu zuten guggenheim bilbaorentzako garapen eta programazio zerbitzuei buruzko akordioa hitzarmenean

kudeaketa akordio hau hogei urtetan behin berrituko da beraz

berritu beharko dugu eusko legebiltzarrak diru publikoz finantziatu eta gure

eta gure herritarren bizitzari eragiten dien gai guztietan eskuartu beharko du beti ere gaiarekin zerikusia duten erakundeekin elkarlanean

solomon guggenheim fundazioarekin dagoen akordioa modu probetxugarriago eta onuragarriagoan berriro negoziatzen laguntzeko asmotan lantalde bat eratzea erabaki eta adostu zuen honela

esan beharra daukagu egindako lana oso interesgarria izan zela bertan museoa abian jarri eta kudeatzearen ardura zuten politikoen ekarpenak eta

zuzendari kritikari unibertsitate irakasle kazetari aditu

arduradunen ekarpen eta iritziak jaso ziren eta guk horiek guztiak aintzat hartuko ditugu

esan dudan bezala eusko jaurlaritzaren jarrera

adostuko dugu bi erakundeen arteko estrategia finkatuko dugu biok garelako negoziaketa honen partaide eta biok dugulako helburu bakar bat

bizitasun handiagoko etorkizunari bidea ematea eta gizartean ekonomian eta gure kulturan

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak planteatu

eskerrik asko presidente andrea maneiro jauna hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailaren subentzio politikari buruz galdetzen didazu gai honetaz hainbat azalpen eman ditugula uste dut bai idatziz

bertan kultura batzordean izandako agerraldian ere edozein kasutan saiatuko naiz berriz ere datu zehatzekin kultura arloko dirulaguntzei buruz

gure ustetan hori ez da eta ez da izan behar gure elkarteek eta sektorearen eragileek

beste bide batzuk daude beste formula batzuk ditugu eta formula horiek erabilerarik egokiena bilatu behar dugu elkarte eragile eta arlo bakoitzaren berezitasun eta zehaztasuna kontutan hartuz beti ere helburu argi eta nagusi batekin sektorea indartzea eta kultura sormena sustatzea euskal kultura

merezi duen tokian jarrita gaur egungo erronka garrantzitsuei aurre egiteko gai izan gaitezen para ello consideramos necesario fomentar la colaboración

kultura politikari buruz eskainitako diru laguntzeei buruz edota kultura alorrean ditugun elkartek egindako lan eta eskaintzeei buruz baina edozein kasutan

kultura arloko diru laguntzeei buruz hartutako erabakien arrazoi bakarra

jarduketaren zentzuzko emaitza da gaur egun zalantzarik gabe

besterik ez eskerrik asko uriarte andrea

gure barne araudiaren ehun eta hamabostgarrena artikuluaren barruan sartzen dela eta eskatzen diogu

betearazteko besterik ez eskerik asko maeztu jauna

hamazazpigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eitbk urtza alkortaren atxiloketan egindako informazio emanaldiari buruz

maneiro jauna oraintxe hamar bat egun izango dira eitbko zuzendari nagusiak eitbren kontrolerako batzordearen aurrean agerraldia egin zuela

aske guneaz informazioa emateko eitbk erabilitako irizpideak azaltzeko izan zen eh bilduren esanetan

ez zen nahikoa izan orain berriz kontrako kasuaren aurrean gaude zuk diozu maiatzaren hamabostean ondarroan gertatu zen urtza alkortaren atxiloketari eitbk eman zion tratamendu informatiboa ere

gure esanetan emandako estaldura informatiboak ez dirudi erakunde publikoak betebehar dituen objetibotasun eta inpartzialtasun irizpideekin bat datorrenik

maneiro jauna zuk argumentatzeko erabiltzen duzun

herritarrek informazioa jasotzeko duten oinarrizko eskubidea dela eitb euskal autonomia erkidegoko komunikaziorako erakunde publikoa da herri honen informaziorako

herritarren zerbitzura dagoena eta komunikazio eskubidea eta informazioa jasotzeko eskubidea bermatzen dizkiona eskerrik asko uriarte

labur labur maneiro jauna bai batzordean bai gaur saiatu gara erakusten

jokaera bere profesionaltasunaren jokaera etb k legaltasunari erantzuten dio iritzi aniztasuna bermatzen du

gainera uste dugu kazetaritza ona egiten duela audientziaren aitorpena duena beraz oinarrizko zerbitzu publikoa betetzeko zeregin horretan jarri dezan animatu nahi dugu bere sorrerako legean jasotzen diren printzipioak zorroztasunez betez orain arte egiten ari den moduan eskerrik asko

idoia mendia cueva euskal sozilistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailburuari egina eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzen europako gutunari buruz mendia anderea zure da hitza

mila esker mahaiburu anderea eguerdi on guztioi eguerdi on sailburu

joan den legealdian zure alderdiak biziki eskatu zuen

eta euren babesa eta sustatzea erreklamatu zezala

murriztatzailea eta zorrotza dela eta oraindik ez duela eskualdeetako eta eremu

sinatu egia da baita ere zure alderdiari esan zitzaion bezala eusko jaurlaritzak ezin ziola

behintzat beste estatu demokratiko bati presioa egin bere legeen aplikazioari zegokionez baina bazen posiblea eta horretan geunden euskararen erakunde publikoarekin elkarlanean aritu eta ahaleginak egin frantziako gobernuak eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen europako gutuna berretsi dezan halako eskaera orain agintzen duen eajk formulatu joan den legealdian eta zuk alor honetan

honako galdera hau zuzentzen dizugu eusko jaurlaritzak asmorik ahal du frantziako gobernuari eskatzeko eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen

presidente andrea media andrea gaur frantziako presidente den

gobernuburu izatera iristean frantziak eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzen europako gutuna berretsiko zuela agindu zuen egia da itxaropen

oraindik hitza bete alderantziz baizik frantziako gobernu sozialistak eta presidenteak berak esan dute

ez duela hizkuntzen europako gutun hori berretsiko erabaki horrek kaltea baino ez dakarkio euskarari iparraldean eta euskararekin batera

eta betidanik ahalegindu da iparraldean euskararen biziraupena

helburu duten eragileei babesa ematen galderaren oinarrian dagoen legez besteko proposamenak bi mila hamabiko martxoaren hogeita bian legebiltzarrak onartuak

elkarlana aipatzen du elkarlan hori dela eta garrantzitsua da zehaztea eusko jaurlaritzak euskararen erakunde publiko sortu aurretik

lankidetza protokoloa sinatu eta gauzatu zuela horrek euskararen erakunde publikoa sortu eta geroko lankidetzari

protokolo hori sinatu zenetik lau urtera bi mila zazpian lankidetzarako hitzarmen markoa sinatu genuen eta handik aurrera urtez urte berritu da hitzarmena

hamazazpian sinatu zen baionan nolanahi ere hizkuntza aniztasunarekin ere eta bere kudeaketa demokratikoarekin du eusko jaurlaritzak konpromezu sendoa eta konpromezu horren ildotik guztiz positibotzat joko genuke frantziako gobernu sozialistak

guk aukera dugun foru guztietan planteatzen dugu eskaera hori azkenekoz urrutira gabe hizkuntza politikarako sailburuordeak duela bi hilabete brusela network to promote

sare europarraren urteko batzarrean eman zuen hitzaldian eta

eta bide horretatik jarraituko dugu eskerrik asko uriarte andrea mendia andrea zurea da hitza

zer egiten ari den frantziako presidenteak edo gobernuak baizik eta zer egingo du eusko jaurlaritzak eta

ez didazula modu argian galderari erantzun zure legebiltzar taldea oso esplizitua izan zen kontu honekin joan den legealdian ez zuelako gainera beste aukerarik aurrikusten irtenbide bat emateko eta eusko jaurlaritzak frantziako gobernuari eskatzen zion gutun baten bitartez eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzen europako gutuna sina zezan eta honi buruz

ezer ez ez dizut entzun argi eta irmo esaten gutun igorriko diogu frantziako gobernuari oposiziotik eusko jaurlaritzarako trantsizioan indar guztiak galdu dituzue zeinen bitartez guztiei exigitzen zeniguten orain zuek egin nahi ez duzuena

ohiko jarrera da eta azken hogeita hamar urteetan herri honetako hizkuntza politikoaren arduradun gisa egiteko gai izan ez zaretena besteoi

eta bien bitartean zertan ari zarete zertan ari da eusko jaurlaritzak azken sei hilabeteetako ibilbide honetan zuen hauteskunde egitarauan adibidez

zer da hau zuek eskumen arloa errespetatu behar duzue eta guri eskatzen zeniguten beste estatu batekin frantziarekin zorrotzak izateko

gainera zuen gobernu programaren zortzigarren helburuan hitz egiten duzue elkarlana bultzatu behar duzuela lurralde eta eskumen arloak errespetatuz

euskararen sustatzearen alde lurralde eta eskumenak errespetatu behar direla kontuan izanik nola ari zarete kooperazioa bilatzen beste lurraldeetan euskararen alde indarrak

dinamika bultzatzen eta eragile zein erakunde sozial nabarmenekin akordioa bilatzen hitz egiten ari zarete estatu eta europar arloko erakunde arteko eta gizarte lankidetza sareak bultzatu eta ezartzeko laguntza emateaz baina nola

denbora agortu da jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza uriarte andrea

mendia andrea guztion ahalegina behar da eginkizun honetan eusko jaurlaritzarena talde politikoena askotariko eragile sozialena hizkuntz aniztasuna babestu beharra geuk ere egiten dugun guztiona

talde sozialistaren izenean zuk galdera hau edo hauek egin izana galdera honen bitartez zuek ere frantziako gobernu sozialistari jaurlaritzatik egin diogun eskaera bera luzatzen diozue zuena egiten duzue behar beharrezkoa dute

hollandek presidenteak eta frantziako partidu sozialistak hauteskunde aurretik emandako hitza

gutuna berrestea hartu zuten konpromezu horren izenean

legebiltzar honetako talde sozialistari eta zuri alegia eurak ere zuek zeuek ere frantziako kideak hizkuntzen europako gutuna berresteko bidean

denon artean lortzen dugun eskerrik asko eskerrik asko
andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina tratu txarren biktima diren emakumeak babesteari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko beltrán de heredia andrea bai mintegi andrea araudiaren

beraz artikulu honen arabera eskatu nahi nituzke bost minutu hitza hartzeko bai gogoratu nahi dizut
alusioengatik esan duzun bezala inexactitud eta gauza

azkeneko interbentzio honetan egon denagatik ez aurreko guztiengatik

mintegi andreak dauka hitza esan dizut galdera honetan egon den alusio ez zehatz bakarrengatik

larria dela txisteak egiten hasteko eta ez dut egingo txisterik hemen esan da gauza asko

goiz osoan zehar baina zentratuko naiz azkeneko interbenzioan egin dira

alusio konkretu honetara bai hemen kuestioan jarri dena izan da nire presentzia

maiatzaren hamabostean eta zergatik eta zer egiten nuen han eta nik argi esan nahi dut zergatik eta zer egiten nuen han mintegi gogoratzen dizut berriro ere alusio

eta bestela ez daukazu hitza esan dizu legebiltzarkideak

aklaratu nahi duzula edo aklaratzen duzu hori edo ez daukazu hitza beno aklaratu behar da ez naizela jaurlaritzako kontselaria ba besterik ez dizut esan hori aklaratu behar da

denbora eduki duzu alusioak eskatzeko ez duzu eskatu eta

aipatu nahi dut zure baimenarekin aipatu nahi dut

jartzen ari da zergatik nengoen ondarroan eta aipatzen ari da kontsejera moduan argituko dut konsejera banintz

egin den aipamena da konsejera nintzela beraz baneuzkala atribuzio batzuk bien ridikulura joko dut

zeren horretaz bakarrik hitz egin dezaket hitz egingo dut absurdotik

nire helburua ez zen agintzea ertzaintzari zer egin behar zuen baizik eta egitea lekukotza ondarroan hori zen nire helburua

ezagutu nahi nuen zer gertatzen ari zen nire partaidetza irratian ez zen izan kontseilari moduan izan zen egun batzuk lehenago adostuta egon zela nire entrebista hogeita hamar minutukoa kontseilari moduan nire borondatea ez zen izan

ebitatzea atxiloketa baizik eta

hemen erreibindikatu nahi dut bitartekaritza lana

zentratu da partaidea legebiltzarkide hau eta ez isilduko

isilduko zarete mesedez amaituko dut ez dut

mintegi andrea ez daukazu hitza mintegi andrea hemen

zuk argitu behar duzuna kontsejeroarekin ados zauden edo ez alusiotara eta hitza eskatzen denean alusioengatik

gauza zehatz horrengatik aukera eduki duzu aurreko alusio guztitaz erantzuteko ez duzu egin orduan momentu honetan bakarrik zen zure esan dizute sailburua moduan zinela horri erantzun behar zenion eta besterik gabe ez dago hitzik jarraitu

hogeita batgarrena puntua bai semper jauna

ez ez daukazu hitza mintegi andrea gai zerrendako hogeita batgarrena puntua galdera

segurtasuneko sailburuari egina segurtasunaren eta larrialdien kudeaketa graduaren jarraipenari buruz unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

en gestión de seguridad y emergencias eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria beltrán de heredia andreak dauka hitza

amaitu da denbora erantzuteko beltrán de heredia andreak dauka hitza

hogeita bigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina basurtuko ospitalean izandako itxieraren inguruan
ubera andrea zurea da hitza legebiltzarburu andrea

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi beno maiatzak

basurtoko ospitaleko langileak itxialdia egin zuten modu baketsu eta arduratsu batean ospitale barruko

inolako oztoporik eta kalterik eragin gabe bertaratzen ziren pertsonei ez eta ospitalean bertan zeuden pazienteei gainera itxialdian zeuden bitartean laguntza eskainiz lanean

hasi zen handik ordu erdira ospitaleko arduradun nagusiak jaitsi ziren behera eta horiek adierazi zien bertatik alde

eguneroko lana behar bezala garatzea oztopatzen ari zirela eta pertsonak kaltetzen zituztela beste argudio batzuen artean eta ez baziren beste toki batera joaten alegia ez baldin baziren ezkutatzen ez baldin baziren beste atzeko gela batetara joaten

zutela eta irtenarazi egingo ziela bertatik langileak zerbitzu unitateko arduradun nagusien mehatxuen aurrean aurrera jarraitzea erabaki zuten

arduradun nagusien jarrera ikusita errespetu faltazko eta

aurrera jarraitzea erabaki zuten eta gainera itxialdira gehitu ziren handik denbora tarte batetara

inguruan ospitaleko arduradun nagusiak berriro jaitsi ziren berriro ere aurreko jokabide berarekin eta handik denbora batetara ertzaintza agertu zen

ikaragarrizko indar erakustaldia eginez lau furgoi bertaratu ziren langileak identifikatzen ahalegindu ziren

saiatu ziren eta benetan egin zuten presentzia ikaragarria izan zen

benetan jokabide ulertezina badirudi azkenaldi honetan elkarlan estuari ekin diotela ertzaintza eta osakidetzak eta ertzaintzarekin elkarlana ez denean ba udaltzaingoarekin lehenengo gurutzetan gero basurton eta gure galdera da darpón jauna hurrengoa zein ospitaletan izango da osakidetzako

eta lana egiten ari dira osasun sistemaren egitura desegin ez dadin ikaragarrizko esfortzua egiten ari dira

mantentzeko zerbitzuaren kalitateari eusteko pertsonak behar bezala artatzeko askotan oso baldintza zailetan eta beraien hoberena eskainiz eta beraien aldetik ahalik eta gehien jarriaz baina horren aurrean

arduradun eta osasun saileko arduradun nagusien aldetik guztiz kontrako

legegintzaldi honetan urteetan langileriaren borrokaren bidez lortutako eskubideak bertan behera geratuaz eta hor zerrenda bat egin

bertan behera uzten dituen dekretua bereziki osakidetzako langileengan eta egituran eragin berezia duena enpleguaren banaketan eta mantenuan guztiz

bereziki behin behineko lanpostuak suntsituz ondorioz gero eta nabarmenagoa izanik pertsonal gabezia handiagoa dela zerbitzu erakunde desberdinetan lan zama handiagoa eta zerbitzu kalitate okerragoa baina hori esanda argi utzi nahi dut

zerbitzu kalitatea ez dela okerragoa profesionalen jarreragatik

gero eta okerragoak direlako ordezkapenak ere ez dira gauzatzen bakanteak ez dira betetzen gogoratu legegintzaldi honen hasieran gobernu honek hartu zuen erabakietariko bat

gastuaren kontentzioa langilearen esparruari dagokionean behin behineko langile

baxuagoetako langileei nahiz eta zerrendak eta lan poltsak kudeatzeko akordioa egon

askotan eta maiz irizpide horiek ez dira errespetatuak izaten eta guzti horri gehitu behar diogu azken urteetan

jaitsi dela eta ordainsaria ere bi mila hamabian ehuneko zazpia galdu izana eta luze jarrai genezake

horren aurrean zer ba horren aurrean ikusten duguna da

esfortzu gehiago eskatzen zaie ardura eskatzen zaie osakidetzako langileei eta hori guztia gutxi balitz eta gainera gure ustez

sektore batzuetan langileak era okerrago batetan daudela

beraz guzti horren aurrean zer egingo dute osakidetzako langileak interlokuzio bide guztiak itxita eta moztuak daudenean ba logikoa den bezala

mobilizazioak sinadura bilketak eta gure buruari galdetzen diogu noiz arte jarraitu behar al duen jokabide horrekin osasun sailak eta interpelazioan eskatzen genuen bezala

osasun sailak ohikoa bilakatuko ahal duen indarkeriaren eta mehatxuen erabilera elkarrizketaren ordez

aurre egiteko eskertuko genuke horren inguruko azalpena eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna eguerdi on guztioi

milaka euskaldunek ez dute halako traturik merezi

osakidetza profesional gehienek argi daukate gure pazienteek ez dute halako traturik merezi insisto señora ubera

hori da gure eginbeharra eskerrik asko darpón jauna

herritarren eskubideak eta langileen eskubideak batera doaz ez dira kontrajarriak eta hori pentsatzen duenak

eta hemen herritarren osakidetza da sarbidea herritarrei ospitaletara

zerbitzuetara sarbidea ez die kanping dendak oztopatzen ez oztopatzen die itxarote zerrendak

urteetan antolatu duen antolakuntza enrebesatu eta

opako horrek hemen ez zen inoren duintasuna urratu baizik eta pertsonen duintasuna langileen eskubideak

eta protestak hemen badirudi batzuk noski

kapritxoak dituztela oso gustuko dutela etengabeko protestetan

ibiltzea eta beste batzuk guztion hobe beharrez osasun sistema publikoa eta kalitatezkoa eta unibertsala defendatzen

eta horretarako bide bakarra osakidetzako langileei baina bereziki egoera ahulenean direnei gehiago estutzea dela

laburbilduz pertsonen ongizatea pertsonekin kontatu gabe eta hori

gauza bera esaten ari garela guztiok osasun sistema publikoa kalitatezkoa eta unibertsala bilatzen dugula baino hitzetatik ekintzetara tarte handia dago eta osasun sail honek erakusten ari da

duenarekin hasi mahai orokorretik eta joan

elkarrizketa bideak elkar lanerako bideak moztu egin direlako eta elkarrizketa eta negoziazioa da bultzatu eta sustatu behar dena pertsonen duintasuna

zeren bestela ez dakit non bukatuko dugu

bizi garela bitarteko ekonomikoak oso mugatuak direla baina pentsatzen dugu

badaudela beste bide batzuk ere eta guztiok egin behar ditugula esfortzuak eta bereziki osasun saileko arduradunak

borondatea daukagula baina baita osakidetzako langileak ere borondatea daukate

daude elkar lanerako nahiz eta zuek horrela ez duzue pentsatzen

osasun sistema publiko kalitatezkoa eta horretan ari dira zalantzarik

baina baita ere urteetan lortu diren eskubideak errespetatzen eta defendatzen zeren sistema publikoa eskubideekin batera direlako ezin delako joan inondik inora kontrako

azkenean pertsona guztien eskubideak ongizate estatu baten oinarriak direlako gu behintzat horrela ulertzen dugu ez dakit eajk nola ulertzen duen

uste dugu posiblea dela eta sinestuta gaude esku artean

aukerak baditugula baita osakidetzan ere badago zer

urteetan hor txertatzen joan diren pribilegioak

aldatuz ezabatuz eta benetan murrizketak hor ezarriz funtzionamendua askoz ere efizienteago batekin antolakuntza askoz ere garden eta eraginkorrago batekin

jorratu daiteke horregatik bukatzeko txanda honetan eskakizun batzuk luzatu nahi dizkiogu osasun sailari eta darpón jaunari bat ertzaintzari txangoak ospitalerako bisitak eteteko agindua ematea jada ertzaintza nahikoa bisita eta

elkarrizketa eta elkarlanari bidea irekitzea mahai sektoriala deituz eta bertan planteamendu integralak eginez

eta osakidetzako partaide guztiekin langileak barne hausnarketa sakon bat

aukera paregabea daukazue osasun plan berria ari zaretelako diseinatzen zein osasun eredu nahi dugu nola bermatu dezakegu lantzen joan garen sistema

ordezkariak dauka orain hitza ubera andrea ez daukazu hitza

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitahirugarren puntua galdera francisco de borja semper pascual

lehendakaria sailburua legebiltzarkideok

el gobierno vasco encomendada muchas gracias eskerrik asko semper jauna eta amaitzeko oregi andreak dauka hitza

eskerrik asko oregi andrea eta amaitzeko presidentziak bere egiten duen osakidetzaren hogeita hamar urteurrenaren adierazpena irakurriko dut

maiatzaren hemeretzian testu horretan hitzez hitz adierazten genuen euskarazko izenaren jatorri semantikoak ere

modu horretan euskadin kalitatezko zerbitzu publiko bat lehen

ezingo lirateke euskadiko herritarrek denbora honetan lortutako aurrerabideak eta

ordutik osakidetza hazi eta heldu egin da gaur hiru hamarkadaren ondoren hirurehun eta hogei osasun zentro hamar ospitale osasun mentaleko zerbitzuak

hala ere ez ditu sorrerako printzipioak aldatu unibertsaltasuna elkartasuna ekitatea zerbitzu kalitatea eta herritarren partaidetza

euskadiko gizarteari zerbitzurik onenak eskaini dizkiote une eta egoera bakoitzean eredu hori guztion ahaleginekin

ezin daitekeen ospea lortu du bai herritarren bai profesionalen artean horregatik erreferente bihurtu da beste erkidego administrazio eta herrialde batzuentzat

egunero bai atzo bai gaur erakutsi eta erakusten dute esfortzuren eta konpromezuaren laguntza izan dute

haiek baitira osakidetzaren benetako gorputz eta arima medikuek erizainek zeladoreek administratzaileek eta gainerako langileek gauzatzen duten

osakidetza gaur egun dena eta etorkizunean izaten jarraitu behar duena gaur osasun zerbitzua denona herrialde honetako herritar guztiona

lehendakaria naizen aldetik honakoak adierazi nahi ditut bat euskal osasun zentroari osakidetzari sortu zenetik hiru hamarkada igaro diren honetan

baliotsua eta bikaina errekonozitzeko eta eskertzeko adierazpen instituzional hau promulgatzea segundo hacer extensivo de forma explícita

osakidetza sortzeko eta bultzatzeko erakutsitako babesa errekonozitzea baita eusko legebiltzarrak euskadiko herritar guztiak ordezkatzen eta artatzen dituen zerbitzua zaintzeko egindako lana ere